gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena legegintzaldiaren erdian

saila bururik gabe uzteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

arratsalde on gaiari ekin baino lehen gauza bat argitu nahiko nuke eta itzulpenarekin du zerikusia

gure proposamenak guk euskaraz erroldatzen ditugu hau ere euskaraz erroldatuta dago eta itzulpenarekin hainbat arazo izan ditugu atzo bertan bidali ziguten zuzenketa bat gaur ez dagoela liburuxkan jasota

la salida del consejero ez du esanahi berdina eta gauza bera

zehazteko itzulpena ez dela oso zuzena termino guztietan gure ikuspuntutik gaiari helduz urriaren amaieran osoko bilkuran enplegu eta gizarte politiketako sailburua aburto jauna interpelatu genuen

interpelazioak bi ardatz zituen bata aburto sailburuak zuzentzen zuen sailetik bideratu beharreko politiken garrantzia genuen kalitatezko enplegua sortzea eta sustatzea babes sistema sendoa eta zabala ziurtatzea eta legegintzaldi erdia pasa ondoren erronkak bere horretan daudela genion bideratu gabe

esaten genuen eta bestea egoera hori izanda enplegu eta gizarte politiketako saila zuzentzen duten karguak sailburuak hainbat sailburuorde edo zuzendari ardura hau utzi eta beste bide bat hartu dutela beste kargu publiko batzuetarako hautagaiak direla eta erabaki

hain garrantzitsua den sail batean langabezia enplegua edo lanbide adibidez dagoen sailean hainbat karguk bere erantzukizuna uztea

erakusten zuela interpelazio ondoren aipagarriak diren bi gertaera suertatu ziren lehena legebiltzarreko mahaiak mozio proposamena atzera bota zuen eajk araudiaren erabilpen maltzurra eginda eta

horregatik legez besteko proposamena aurkeztu genuen eta bigarrena handik egun gutxira

eajko euskadi buru batzarreko atal instituzionalaren arduradunak

jasotzen duena beste harribitxi batzuen artean horrela amaitzen zuen

bobos qué epidemia argi dago mediavilla jaunari

eajri ez zaie batere gustatu gai honetaz eztabaida piztu eta hona ekarri izana boberia bat izateko

irakurri dugu alde batetik eta gaia eztabaidatzeari oztopoak eta trabak bestetik hala ere gure kritika

ez dira bat edo bi doazenak adierazitakoaren arabera dakizkigunak alde batetik aburto sailburua dugu iñigo pombo gizarte politiketako sailburuordea

enplegu sailburuordea hirutik bi sailburuorde imanol zuluaga gabinete burua eta komunikabideak gaizki ez baldin badaude

eta abar ez dira edozein dira departamentuko

baina benetan kezkatzen gaituena hori baino gehiago oraindik ere egoeraren larritasuna da azpimarratu nahi dut

azken hau hori da benetan kezkatzen gaituena egoeraren

legegintzaldi erdia jada pasatu denean aburtoren departamentutik egin diren politikak ez dira bideratuak izan egoera hobetzera hori da gure ikuspuntua milaka pertsona langabezian jarraitzen dute

eta sortzen den enplegu apurra prekarioa aldi baterako

gabeko enplegua azken batean enplegu bat ez izatea kalitatezko enplegua ez izatea pertsona asko

ez dituela esan nahi du eta kalitateko enplegua diot gaur egun enplegu bat izateak ez du suposatzen pobrezian

sektore ugari ditugu gainera emakumeak adin batetik gorakoak

eta abar ez dago gazteak laneratzeko benetako estrategiarik eta gainera erretiro adina atzeratzen doa gazteek

amonak eta aitonak lanean jarraitzen dute eta beraien seme alabak langabezian ez du inolako zentzurik gizarte politiketan

egoera ez da hobea gizarte larrialdietako laguntzak ez dira iristen behar duten pertsona guztiei erantzuteko eta aurrekontu berriekin berdin jarraituko dugu

ez duzue bete legebiltzarrak eskatutako hau da bi mila hamalauko eskariak ordaintzeko adina diru ipintzea eta ondorioz hor ere

diru sarrerak bermatzeko errentak murrizketak indarrean daude aurreko legegintzaldian ezarritako murrizketak bertan horrela mantendu dituzue

bizitza duina bermatzeko eta babes sistema ez da heltzen behar duten pertsona guztiengan sailburuak berak aburto jaunak

jasotzen dutenak babes sistematik ehuneko hogeita bost

dagoela gaur egun eta babes sistema nahikoa ez denean justizia soziala eta pertsonen gutxieneko beharrak ez dituenean bermatzen pobrezia sortarazten da eta hor ere datuak guztiz kezkagarriak dira eta

ehuneko hirurogeita hamazazpi igo da hori da dugun errealitatea bestalde lanbide dugu funtzionamendu eskasa baino eskasago duena askotan aipatu dugu langile kopurua ez dela nahikoa lanpostu zerrenda adostua ez izatea suposatzen duena

bermatzeko errentaren ordainketa okerrekin gertatzen ari den bidegabekeria eta horretaz gain lan bitartekaritza orientazioa formazioa non daude guzti hauek edota zerbitzu bera pribatizatzeko mehatxua ere

zalantzarik gabe lanbide bete gabeko erronka garrantzitsuenetarikoa da astelehenean bizkaiko kolektibo sozialen plataformak tarta handi bat oparitu zion gasteizko gobernuari lanbidek eskaini dizkien beldurgarrizko hiru urte hauek ospatzeko

egunerokoak bihurtzen ari dira han eta hemen alokairua ez da sustatzen eta egun hauetan ezagutu ditugun datuen arabera etxea erostea gazte gehienen

kanpo gelditzen da enplegua izanda ere soldataren ehuneko hirurogeita bi koma zortzi erabili behar dute etxebizitza bat erosteko

aipatutako guzti hau esparru guztiak enplegu gizarte eta etxebizitza politiketako departamentuaren esku daude eta hau horrela izanda esan behar dugu azken denboraldian aburto sailburua

bilboko alkateratzako kanpaina egiten komunikabideetako elkarrizketetan adibidez lehen aipatutako arazoei aurre

eta egoera tamalgarria bide beretik ere

ezagutu genituen deusto barometroaren emaitza batzuk zerikusi handia dute aipatzen ari garen gai eta erronkekin beste ikerketa batzuk esan dutena berrezten dute

hirurogeita hamaika beraien lan baldintzak okerrera joan direla pentsatzen dutela eta ez dabiltza oker inposatutako lan erreformak besteak beste hori ekarri du gaur bertan irakurri dugu soldatak hiru lurraldeetan ehuneko

urte batean hori ere hor dago eta non dago enplegu eta gizarte politikako saila non sailburua zer egin da zer egiten ari da

ezer ez edo elkarrizketa sozialeko mahaia indarrean ipinita langileen ordezkaritzaren gehiengorik gabe jaurlaritzak pentsatzen du euskal esparrua sustatzen ari dela edo maila izango da madrilen ikusi dugun argazki lotsagarriaren antzeko bat irudikatzeko

lan harremanetarako euskal esparrua laburbilduz lan prekarizazioa pobrezia eta gizarte bazterketa murrizketak gazteen egoera lanbide lan harremanetarako esparru propioa eraikitzeko borondaterik ez eta gizarte elkarrizketa mahaia confebaskekin baina ez gehiengo sindikalarekin lehen esan

hau da errealitatea edo hau ere errealitatea da eta egia esan ez dakigu zer den hobe arduradunak goi karguak sailburuak sailburu ordeak joatea edo gelditzea agian egin dena egiteko hobe joatea edozein kasutan badakiguna zera da pertsonentzat eta beraien bizitzarako hain garrantzitsua den

egoera txarra kaxkarra utzita beste kargu batzuetara doazela erdi ondoratuta dagoen itsasontzia utzi eta badoaz eta guretzat hori arduragabekeria da are gehiago

lehendakariari behin eta berriz entzuten eta esaten kudeaketa ona egitea dela bere taldearen

dakizuela kudeaketa ona al da hau ezetz

eta horregatik aurkeztu dugu proposamena legezbesteko proposamena uste dugu legebiltzarrak bere kezka

adierazi behar diola urkulluren gobernuari tamainako erronkak egonda eta egoeraren larritasuna ikusirik legegintzaldi erdian onartzeagatik departamentu honetako sailburua

uste dut direla bere ardurak uztea edo normaltzat hartzeagatik hain kudeaketa desegokia egin ondoren

jokamoldea baita ere kritikatzea euren erantzukizuna diren hainbat gaien egoera larria denean itsasontzia uzteagatik

arrondo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andereak dauka hitza

ocasiones alderdi popularraren zuzenketa honakoa hau da lehendakariari eskatzen diogu neurriak hartzeko enplegu eta gizarte politika sailean egon diren ahuleziak edo gabeziak konpontzeko bereziki lanbiden eta dituen helburuak bete daitezen datuek adierazten dute aburto sailburuak porrot

helburuak betetzeko orduan errealitate hau alderdi popularrak agerian hainbat

medidas egoera honen aurrean alderdi popularrak lehendakaria eusko jaurlaritzaren arduradun nagusi bezala neurriak hartu behar dituela

no puede seguir impasible lehendakaria ezin da geldirik geratu errealitate honen aurrean la gestión

eta lanbiden bereziki zehazki oso txarra da

eskerrik asko garrido andrea mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

arratsalde on guztioi maneiro parlamentariak azaldu duen eskemarekin bat nator

edukiak bakoitza jarriko ditu baino eskemarekin banator

aurkezten den legezbesteko proposamenak baditu

bertsioa daukat eta hasiera hasieran zioaren atarikoan esaten du

uzten dela eta nik dakidala gobernua jaurlaritzak bururik gabe ez du eduki inongo departamenturik inoiz eta kasu honetan ere gertatzen denean

ez da egongo bururen bat arduradunak beti egongo dira eta arduradun nagusia lehendakaria bera da zergatik hemen komeni da agian parlamentari gara gu hautetxeak gara eta gauza bat da hautetxea izatea eta beste izendatua izatea sailburuak adibidez edo foru aldundietan diputatuak eta gainontzeko gobernuetan badakizue nola

begiratu beharko du lehenengo besteei ezer leporatu aurretik norberak hautetxeekin zer egiten duen zergatik herriaren konfidantza zuzenean hautetxeak jasotzen dute

baina gobernuko hautetxe bakarra lehendakaria da lehendakariak osatzen du izendatzen du bere ekipoa da zuk zure

nik ulertuko nuke ulertuko nuke zuk edo taldekideen batek edo beste parlamentari batek lehendakariari

eta arduratuta gaude eta jakin nahi

legez besteko proposamen bat aurkezten duzunean jartzen dituzu bi esaldi

bata arduragabekeria eta bestea beraiei zuzenean

sailburuordeei zuzendua esanez jokabide arduragabea horiek

nolabait zure posizio arrazonatzea eta azkenean aurkeztu duzuna da nahiz eta ez horrela azaldu edo titulatu

aurkeztu duzu eta beste bozeramaile batzuk ere

esanez nola izendapenaren inguruan ez daukaten zer esanik

nire egitekoa nire ardura departamentuaren ibilbidea kritikatu dut eta atalez atal

sartu zara beste batzuk ere sartu dira eta

zure iritzia azaldu duzu baina kontraesan batean erorita zaude guk badakigu

esanez aburto gelditu badakigu

hori da presentatu duzuna eta horrek dauka bere bidea eta bere forma

nik uste dut arrondo andrea bidea ez dela egokia izan nik badakit eta talde honek badaki

eta berak jakingo du zer momentutan bere ekipoan

eta dakidana da bere gobernua osatzeko pertsona onenak aukeratzen saiatzen dela

eajk alderdiak baita ere ohitura badauka bere kargu publikoetako ez du beti asmatuko baina ia ia denetan bai pertsona egokienak aurkezten saiatzen da

bilboko udaletxeko alkate gai izango den hori hori oraindik urruti dago hemen egunerokoari eutsi behar zaio

azken eguna arte azken ordura arte azken minutura arte

aburtok eta bere taldekideek egingo dutela lana herri honen alde herri honen mesedetan

hala egiten jarraituko duela eskerrik asko egibar jauna
erantzunen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria den arrondo andreak dauka hitza

bere proposamenak aurkezten dituenean bakoitzak bere ikuspuntua eta bere tokitik ikusten ditu egibar jauna gaiarekin zerikusia ez duten gauzak aipatu dituzu prozedurazkoak asko eta asko ea zentzura mozio bat den ea beste gauza bat den

agian bai baina gaia zentratzeko ez hemen beste gauza bati buruz ari gara hitz egiten edo behintzat eh bilduk ekarri duen proposamena beste gai bati

baten kontra guk behintzat planteatzen dugun proposamen bat hau da egoera baten aurrean departamentu batean gertatzen denaren edo gertatuko denaren ondorioaren inguruan egiten dugun balorazio bat

zer da garrantzitsuena guretzat garrantzitsuena da zer dagoen justu departamentu horrek lantzen dituen gaietan zer egoeretan utziko den eta zenbat pertsona

bizkarrezurrak uzten du departamentua eta hori guretzat

bat da handiagoa txikiagoa gehiago gutxiago

eta gainera ez da guk esaten dugula bakarrik bestela oso okertuta ibiliko ginateke baina urriaren batean

eta handik aurrera eta ikusteko ez garela gu bakarrik gaiarekin kezkatuta eta gaiari ematen diotenak duen garrantzia aipatuko ditut adibide gisa da bakarrik komunikabideetan aste hauetan aipatutako gauza batzuk adibidez azaroaren bederatzian el mundon

bere hausnarketa egin zuenean horren inguruan esan zuen

ematen hor sozialistek ere

eta ez dut ulertzen alderdi sozialistak esatea ezin dutela gure

idoia mendiak el mundon ere esandakoa

árabe eta irakurtzen baldin badugu hemen esaten dena uste dut nik esandakoa baino gehiago dela oraindik orduan ardura egotea horretaz nik uste dut ezinbestekoa dela zeren eta esan dugun bezala ez gara gu bakarrik pentsatzen dugunok egoera kezkagarri baten

errepikatuko dut gaiaren mamia zein den eta guk zer salatzen dugun

honetaz hitz egiteko honetaz eztabaidatzeko eta iritziak emateko beste batzuk agian ez duzue pentsatuko hau denik tokia horretarako beno bakoitzak pentsatuko dugu pentsatzen duena horretaz ere bai

egunero ez direla gertatzen garrantzitsuak direla pertsona asko daudela oso gaizki pasatzen oso egoera larrian

eta gainera legegintzaldi erdian departamentu hori bururik gabe maila kolektiboan ulertuta gelditzen dela

ikusiko dugu baina honek ezin duela izan trataera arrunt bat ezer

ez gara gu eh bildu bakarrik esaten dugunak komunikabideak daude eta uste dut beste asko eta asko ere bai

itxaso jauna zurea da

nik uste dut etengabe kontraesan batean sartuta edo murgilduta

bozeramaile zergatik arrazoirik ez dagoenean

nola badakigun erabaki bat hartuta dagoela hain zuzen ere zu

berdin zaigu gelditzea edo joatea agian agian joan zaitez azkenean zuk utzi duzun egiteko hortxe daude eta hori ez da serioa

esaten dizut zuk zentsura mozioa eta aurkeztu nahi baldin badiozu sailburu

zentsura mozioak ezagutu ditugu legebiltzar honetan eta defenditu ahal izan ditugu gure sailburua tokatzen zen momentuan eta lehendakaria berak

aurreko lehendakari batek defenditu zituen bere sailburuak baina eduki adore hori zuk egindako lana ez da zuzena okerra da herri honen kaltetarakoa da eta nik zentsura mozioa aurkeztea

guk aurkeztu genuen gipuzkoan alduntzini aurkeztu genion

eduki ausardi hori aurkeztu aurkeztu behar zaionari kontraesanean zaudete

berak sailburuak hasiera hasieratik joan behar duen egun horretara arte lan egingo duela fin

eta lehendakaria dela programa horren arduradun gobernuko programaren arduradun lehendakaria da

horregatik nik bakarren batek lehenengo interbentzioan esan du itxaso jaunak nik badakit

jeltzaleko euzko abertzale taldeko garenok zer lan egin den eta zer arazo dauden eta horri aurre egiteko ere

eta gure taldearen laguntza izango duela datorrenak datorrela ere baina ez gaitezen kontraesanetan erori zergatik lehen

azkunaren ibilbidea eta gaia eta nik gogoan daukat oraindik gogoan daukagu

sozialisten gobernuan patxi lópezen gobernuan sailburu batek

bere alderdiaren kanpaina elektorala kudeatu ahal izateko gobernuaren ardura utzi alderdi politiko baten kanpaina kudeatu ahal izateko ares jaunak eta normaltzat hartu genuen

orduan zer gertatzen da momentu honetan urkullu lehendakariaren gobernuko kide batek

izan daitekeen instituzio batetara aurkezten baldin bada zergatik hainbeste alarma nik ez dut ulertzen ez dago proportziorik eta zuk esaten zenuen arrondo andrea agian formula egokiena edo eztabaida ez da ukatzen

mila formula eztabaidatzeko nik esan dizudana da zuk kritika politiko bat egiteko eskubide osoa daukazula noski eta gainera zure kritika edo esan beharrekoa behintzat legez besteko proposamenean irakurri duguna irakurrita lehendakariari zuzen zuzenean galdetu emango dizu erantzuna erabili duzu bitarteko bat legez besteko proposamen bat badakit mozioa eta interpelazioa aurretik zegoen

non bi puntuetan arduragabekeria bezala epaitu duzun jaurlaritzaren portaera aldez aurretik galderak egin gabe galdera edo interpelazioa

egin nahi baldin baduzu baina nik uste dut kasu honetan fondoan diskutigarria izan daiteke baina formak ere bere

behartuta zentsura mozioa baten arrazoi bidea erabiltzea momentu honetan eta nik uste dut

kritika politika bat azkenean zuk jarri duzun arrazonamenduarekin

tokatzen denean tokatzen dela zergatik lehendakariak buruko minik edo gabe

noiz egin aldaketa tokatzen dena tokatzen dela egindako lanagatik eskerrik asko eta nola eta ez baldin badakizue nik esango dizuet bozeramaile bezala ez naiz bizkaitarra baina hogeita bost urteetan astelehenero joaten naiz

denak euzko alderdi jeltzaleak hautagairik hoberenak aurkezten dituela eskerrik asko egibar jauna

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu euskal talde popularraren osoko zuzenketa eta amaitzeko upyd mistoaren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

berrogeita zazpi abstentzio ondorioz mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa ez da onartu seigarren puntua erretiratu denez

iñaki lazarobaster badiola eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua kudeaketa zuzeneko eskola jangela publikoetan zerbitzua ematen duten catering enpresak kontratatzeko jaurlaritzak burutu behar duen prozedura berriaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena

oraingoan hizpide jangelei dagokionez gaur egun sare publikoan laurehun ikastetxetik

gora badira hiru kenduta beste guztiak catering enpresen bitartez

eta hiru horiek gurasoen kudeaketa propioaren bitartez

honek erantzuten dio jaurlaritzak urte askotan indarrean izan duen eta daukan arautegiari neurrira egindako jantzia baita

zentzu honetan eskolek cateringen bitartez jangela zerbitzua ematera behartu egiten ditu arautegi honek eta honen kontra jotzen duten ikastetxeek

zailak aurkitzen dituzte dirulaguntzarik gabe geratzen direlako

proposatu izan dugu behin baino gehiagotan baina

eta beraz daukagun egoera da laurehun eskola ditugula

enpresen bitartez funtzionatzen dutenak berriki

lehiaren euskal agintaritzak ikerketa bat abiatu duela bi mila hamairuan aibak catering enpresak aurkeztutako salaketa baten

lehiaren euskal agintaritzaren iritziz zazpi catering enpresen artean egon daiteke nolabaiteko mekanismo bat eskaintzak modu adostuan aurkeztu eta merkatua

eta zentzu honetan lehiaren euskal agintaritzak dio zantzu nahikoak ere badaudela adostasun horiek

hortaz orain hamabost hilabeteko epea dauka ikerketa hau

kontratazio sistemaren inguruan azal azaletik esan bi fase dituela homologazio fasea eta gero esleipenen fasea homologazioan auditoria batek catering enpresen gaitasuna neurtu eta baloratu egiten ditu

enpresak bigarren fasera pasatzen dira eta bigarren fase horretan esleipen fase horretan jaurlaritzak laurehun eskola horiek lote desberdinetan banatzen ditu eta jaurlaritzak berak prezio maximoak

aurkeztu ahal izateko eta eskaintza merkeena aurkezten duenari esleitu egiten zaio lote

praktikan azkeneko hamar urteetan sistema honek utzi duen emaitzari erreparatzen baldin badiogu

gainditu dutela eta hamar urte horietan beti izan direla zazpi catering berdinak

esleipenari buruz loteak laurehun eskola horiek banatu izan dira zortzi hamar lotetan azkenengo urteetan guztira urteko laurogeita lau milioi euro

horretara jaurlaritzatik eta ikusten dena da hamar urteetan lote bakoitza beti enpresa berdinari esleitu zaiola

homologazioa pasatutako zazpi enpresek aurrez zerbitzua ematen zuten lote edo loteetara aurkeztu zituzten eskaintzak bakarrik

honek esan nahi du lehiarik ez dagoela cateringek eskainitako prezioen inguruan esan jaurlaritzak jarritako prezio maximoa baino ehuneko bat merkeago aurkeztu izan dutela enpresa guztiek zazpi enpresa hauek beti ehuneko bat gutxiago beraz

merkatua era adostuan banatu dutela pentsatzeko eta gainera salaketa aurkeztu duen enpresaren arabera honek

bagaramatza jaurlaritzak zerbitzu honegatik sare pribatuan baino ehuneko hogeita hamar gehiago

duela eta eta zentzu honetan azken hamar urteetako kopuruak batzen baldin baditugu berrehun milioi eurotaz ari gara hitz egiten cateringentzat

dira hauek negozio borobila baina

eta baita haurren gurasoentzat ere bertako produktuari buruz esan dezakeguna da bertako produkturik

bolumen handiak behar dituztela produktuak merke erosten dituztela munduko edozein bazterretan merkeen dauden bazter horretan

arrantzaleak tokiko ekonomia ingurugiroa eta abarrak etekin ekonomikoez ulertzen dutelako bakarrik

uriarte sailburua datorren urteko kontratazio berriaren aurrean duen asmoen inguruan interpelatu genuen

ezertxo ere ez bere burua lehiaren euskal agintaritzaren ezkutatu zuen hor badela ikerketa bat martxan eta ezin duela ezer esan horren inguruan eta

agortu zuen gure informazio eskaera bat hitzez hitz irakurtzen aste honetan bertan ezagutu dugu

luzatu duena publikoki bere iritzia eman du catering enpresetako langileen lan baldintzen inguruan zenbait eskaera zehatz egin ditu kontutan hartzeko eskaerak dira

gogorarazi digute bere egunean langileen lan baldintzak hobetzeko greba luze bat ere izan zela catering enpresek

gastua bere gain hartzeari eta azkenik gurasoak izan zirela gastu hori bere gain hartu zutenak hau gertatu zen cateringek etekin handiak ateratzen zituzten garaian

aurkeztu zuen aibak enpresaren izenean arratibel jaunaren agerraldi eskaera izan dugu legebiltzar honetan

lazarobaster jauna itxaron mesedez mesedez
pertsona bat hitz egiten ari da jarraitu eta esan eajren aldetik bai handik eta hemendik
saiatu dela edo saiatu direla

isilarazten kanpotik lehiaren euskal agintaritzatik adierazi dute pertsona honek

agintaritza honetatik ere esan digute kontuz legebiltzarkideoi egiten duzuenarekin zuengan ere erantzukizuna eror daiteke eta

babesten duen taldetik ere ikusi dugu bai batzordeko

nahasmena eta arautegia gai ordena dioela gauza bat beste bat

nahasi nahian eta eajri

legebiltzarreko ateak giltxarekin ixtea arratibel jauna ez sartzeko hona

entzungo dugu esateko daukana gure mozioan hainbat puntu sartu ditugu datorren urteko kontratazio berriari begira

izan dadila interesatuak dauden catering enpresa guztiei aurkezteko aukera emanez

era objektiboan eta gardenean izan dadila ere proposamen bat egiten dugu tamaina desberdinetako catering enpresek eskola jangela zerbitzua

proposatzen dugu lote txikiagoak ere kontutan hartuz

eskatzen zaizkien gaitasunak lotearen tamainara egokituak izan daitezela ere proposatzen dugu catering enpresetako langileen lan baldintzen inguruan ere

esleipenerako irizpideetan eskaintza ekonomikoari ehuneko hirurogeiko pisua ematea proposatzen dugu

eta izaera sozialeko eta ingurumeneko irizpideei eta bestelako irizpideei ehuneko hamara beharrean ehuneko berrogeia ematea proposatzen dugu

produktu ekologikoak freskoak garaikoak gertukoak erabiltzea positiboki baloratzea ere jasotzen dugu

derrigorrez betebeharreko baldintzen artean nekazaritza ekologikotik eratorritako produktuak erabilita prestatutako menua izatea hilean behin

hori da gure mozioak jasotzen duena eta aurkeztu diren

alderdi popularretik aurkeztu den osoko zuzenketa bertan aipatzen dela prozesu

garbiagoa edo gardenagoa nolabait gero batzordean ere aurkeztea

norabidea ez da txarra nahiko motz geratzen dena bai

lau puntu jasotzen dira eta esan behar lau puntuak norabide onean kokatuta daudela ikusten dugula eta gero eaj eta pseren artean aurkeztu dituzten osoko zuzenketak

eta horren ondotik lortutako erdibidekoa esan orokorra baino orokorragoa dela

hiru komako esaldiak non aipatzen den sarbide askatasuna gardentasuna tratu berdintasuna

hitz ponposoak erabiltzen dira bertan baina jaurlaritzari egiten

eskaera horretan hiru komako esaldi luze eta

nik hiru hitzetan laburtuko nuke jaurlaritzari eskatzen diozuela

segi ezazue berdina

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lazarobaster jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den

eskerrik asko itxaso jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arieta araunabeña jauna zurea da hitza mesedez

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok arrasti on denoi

erantzunen txandara pasatuz lazarobaster jauna zurea da hitza

oinarritu duzu ustezko irregulartasun batzuen gainean aurkeztutako proposamena eta eztabaida izan dela eta berez

irregulartasunik egon den edo ez eta gure ustetan eta interpelazioa egin genionean ere sailburuari atera genuen

bai argituko da argitu beharko litzateke baina hau berau nahikoa da kontratazio berriari begira

hemen daude alde baten loteak eta beste aldetik urteak eta koloreka catering enpresak zer gehiago behar duzu kontratazio sistema

planteamendu bat egin ados egoteko zer gehiago behar duzu niretzat hau nahikoa da

hona etorri eta badirudi hemen koska bat goratik hitz egiten duzuela hortik jaisten zaretenean eta

zure interbentzioaren zatirik handiena kokatu duzu

horri bueltak emateko eta lehenengo eta behin esan nik agerraldia aipatu dut

eta batetik batzordeko buruak ez du erabakirik hartu

erabakia hartu duena izan da batzordeko mahaia ezberdina dena eta

agerraldi eskaera berri horretan arratibel jaunak hitz egin nahi du auditoriaren inguruan eta aipatzen duzu

irakurtzen baldin baduzu gure mozioan bigarren puntua zehazki

hori ere gai honetan kokatzen da bestetik errealitatea itxaso jaunari esaten nionean errealitatea hau dela

zinateketela lotsatu gutxienez bai eaj eta bai pse eta urtez urte

lehiarik benetan egon ez denean orain planteatzea ezer ez jarraitzea oraingoarekin ez delako argitu egon behar garela

aldaketak proposatu beharrean egin duzuena izan da gobernu ardurak izan dituzuenak bat egin duzue

elkar babesteko eta proposamen zehatzik ez duzue batere egin

hain garbia den egoera eta errealitate baten aurrean lotsa eman beharko luke horrek baina hori da egiten duzuena

ezkutatu eta gure proposamenean zehaztapen handiz

hainbat gai eta esan izan zaigu zehaztapenak gehiegi direla ezin direla hainbeste zehaztapenak ezarri legezbesteko batetan eta

nork dauka zehaztapen maila neurtzeko neurgailua gobernuak

taldeak dauka neurgailu hori ez dauka zertan eta

proposamen zehatzak eta egungo egoera aldatzera datozenak ez erdibidekoan egin duzuen proposamen horrek egiten duena eta kanpora begiratzen baldin badugu pixka bat hemendik begirada ateratzen baldin badugu eta kataluniara begiratzen baldin badugu gai honekin ere oso atzetik goaz eta

generalitateak gertuko eta kalitatezko elikagaien inguruan

eta frantziara begiratzen baldin badugu ere gida praktiko bat atera du frantziako gobernuak gertuko eta kalitatezko elikagaien erosketa publikoa

amaitzeko esan lehen sektorea eajrentzat

ez dela badakigu bestela batetik

eta bere eserlekuan egon ere ez dago eta bestetik egoera honen aurrean eajk ez zuen
ezer aldatzen ez duen proposamen bat egingo eskerrik asko lazarobaster jauna

mistoa upyd maneiro jauna ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arieta araunabeña jaunak dauka hitza

lotsatu ba ez dakit zuek egindakoagatik ba lotsatu behar bagara solidarizatze moduan legebiltzarkide moduen ba hori bada ba lotsatuko gara baina bestela

bototara jarriko dugu lazarobaster badiola jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hamaika abstentzio ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu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

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hogeita hemeretzi bai hogeita hamabi ez